bilkurari ekingo diogu berriro ere legebiltzareko taldeek

egiteko euskal talde sozialistaren ordezkiararen reyes jaunak

euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andreak dauka hitza

llanos andrea barkatu mesedez zarata asko dago isildu

llanos andrea mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

ni ere gehitu egiten naiz gaur zuetariko askok egin duzuen martxoaren zortziko goraipenari zorionak emakume guztioi

porque no se mide ese trabajo en términos monetarios eta gaia mahai gainean jarri dugunez merezi du sistemaren hutsune horren ondorioez hitz egitea

gehienetan emakumeak dira zaintza lan ez ordainduak egiten dituztenak eta horrek ekarri du emakume askok bere independentzia ekonomikoa izateari uko egin behar izatea sistemaren ondorioak

zarata handia dago eta isildu mesedez eskerrik asko

helburu bikoitza dauka sektore hau zaintzea lehenengoa sortzea enplegu duina

lurrarekin lotutakoa eta bigarrena ingurumena

eta iraunkorra egitea ze beldur dago bertako nekazaritzaren aldeko apustu garbia egiteari egunetik egunera oztopo gehiago dute lehenengo sektorearen aldeko apustua egiten duten gazte

eta ez hain gazteek gaur egun industria sektore jakin batzuen gainbehera ikusita enplegu iturri izan daiteke nekazaritza

eta ikusiko dugu nekazariei bidea erraztearen alde egiten duzuen

gai honen inguruan espero dugu zuen babesa jasotzea merkataritzaren harira zer egin daiteke

mercadona erraldoi bat irekitzearen moduko erabakiek eusko jaurlaritzak horrelakoei bidea errazten die ongi etorria eman diozue

gehiago ekarriko duela merkatari txikien aurkako erabakia da eta enplegua

horregatik gure ebazpenek herri barruko merkataritzaren aldeko neurriak proposatzen dituzte

erraldoien eraikuntza geratzea proposatzen dugu

liberalizazio osotik kanpo uztea adibidez atzo esan genuen eta gaur ere ozen errepikatu nahi dugu gizarte ekonomia

gure aldetik bukatzeko beste neurri batzuk proposatzen ditugu kultura alorrean enplegu sortzailea izan daitekeena hizkuntzaren eta kulturaren industriak sustatzea eta indartzea enplegua

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko zulaika andrea

eskerrik asko aiartza jauna erantzunen txandan bost minututan euskal talde sozialistak reyes jaunak ez du hitzik hartuko euskal talde popularreko llanos andreak ez du hitzik hartuko mistoa upyd ezta ere eh bildu taldeko zulaikak ezta ere eta

ordezkariak ere ez du hitzik hartuko bozketara pasa aurretik ordu erdiko eten bat egingo dugu